egun on guztioi osoko bilkura hasiko dugu hasi baino lehen esan bosgarren puntua erretiratua izan dela

eztabaidatuko dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera aitor urrutia euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina eskozia bi mila hemeretzi programari buruz urrutia jauna zurea da hitza

andrea lehendakari jauna sailburu jaun andreok legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

gaur eskozia bi mila hemeretzi programari buruz galdetzera natorkizu

eta munduko plazara jalgitzeko jaurlaritzak estrategia bat dauka basque country estrategia bai egia da

ikuspuntu ekonomiko industrial edota turistiko batetik aritzen garela baina gure herriak badauka zer gehiago eskaini badauka zer gehiago munduratu plazaratu eta nazioartekotu adibidez gure kultura gure hizkuntza gure kirola eta gure taldearen uste apalean bete betean asmatu zen azken gogoeta estrategikoan

bere tokia ematea erabaki zenean eta horretarako tresna eraginkor bat daukagu etxepare euskal institutua eta haren

planaren harira eskozia ipini da jomugatzat urterako eskoziak baditu kultura haratagoko ezaugarri batzuk interesgarria eta estrategikoa bihurtzen dutenak basque country bezalako estrategia batentzat baina batez ere guri dagokigunez eta kultura arloari dagokionez mundu osoan son handia daukaten

antolatzen dituen herrialdea da eta horrelako agertoki bat eskaintzea gure artista eta gure sortzaileei literaturatik arte eszenikoetara musika edota zinema ahaztu gabe besteak beste ba guri oso egokia iruditzen zaigu interesgarria eta

aukera paregabea hausnarketak eta elkarrizketak elkartrukatzeko sinergiak sortu eta

erronka ere bada eta erronka hori eskozia bi mila hemeretzi programarekin heldu zaio urtarrilaz geroztik urrira arte gauzatuko den programazio zabaletan hitz baten bitartez testuinguru guzti hori dela eta guk

baliatu nahiko genuke sailburu jauna alde batetik

orain artekoaren balorazio labur bat baina batez ere galdera gisa ituntzeko

zeintzuk izango diren etorkizunean etorkizun hurbilean emango diren
ezagutuko ditugun edo ikusi ditugun hurrengoko urratsak besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna erantzuteko

presidente andrea legebiltzarkideok lehendakaria sailburukideok gurea herri txiki bat da

mundura irekitzeko eta kanpora begira bizitzeko gaur ere gure gizartea mundura begira bizi da

helburu bezala hartu duen herri erronka bat da nazioartera jalgitzeko ekimen hori aurrera ateratzeko eusko jaurlaritzak bi ildo aukeratu zituen batetik estrategia partekatu bat euskadi basque country bi mila hogei nazioartekotze estrategia eta bestetik auzolana

eusko jaurlaritzak kanpora begira landu duen estrategia globala da eta bere helburua da herri bezala agertzea munduaren aurrean eta ikuspegi oso horretan nazioarteko harremanekin batera kultura industria eta

edo turismoarekin batera garrantzi berezia dute jaurlaritzarentzat kultur emankizunek eta hizkuntzak berak jaurlaritzaren nazioartekotze estrategia honetan europa helburu nagusi bat da eta europaren barruan lehentasunezko lurraldeen artean aukeratuta eta begiz jota dago eskozia

eta kulturaren arloa landu dugu lurralde horrekin izan ditzakegun beste era bateko harremanen oinarri garrantzitsu bezala zentzu honetan bisitaldia egin zuten eskoziara lehendakaritzako kanpo harremanetako idazkari nagusiak

bi herrialdeen artean eraiki ditzakegun harremanak lantzeko lehenago

egin zuen bezala bere arloan kulturaren ikuspegitik garrantzi berezia du europan eskoziak bertako kultura jaialdiak erreferentzia direlako europa osoan eta haien bitartez europa osoko antolatzaile eta kontratugileengana iristeko aukera eskaintzen dutelako

gure artisten aukeraketa egiteko orain scotland goes basque programa abian da urte hasieratik

jaialdiak zabaldu zuen joan den urtarrilean eta bertan euskal sortzaile eta interpreteen lanak programatu zituzten markaren pean hurrengo atala zineari buruzkoa da herenegun hasi zen apiriletik ekainera bitartean iraungo du eta edinburgh eta glasgowen bertako nazioarteko zine jaialdietan hemezortzi euskal ekoizpen emango dira

euskaraz eta gaztelaniaz hirugarren ekinaldia abuztuan izango da

eta laugarrenik abuztuan bertan edinburgh international book festivalen izango da euskal literatura

eskoziako hainbat sortzailerekin izango dituzten ekitaldi eta jendaurreko ekimenen bitartez udazkenerako geratuko dira euskal hizkuntzaren arloan eskoziako unibertsitateekin batera landuko ditugun programak

egin dugu lehen aipatu dut kanpo estrategiaren bigarren ardatza auzolana dela eskoziako ekimen hau auzolanean garatu du etxepare institutuak

auzolan honek berebiziko indarra eman dio ekimenari

agertzeko eskerrik asko proiektu honen berri batzar honen aurrean erakusteko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

lehendakari andrea eskerrik asko eskoziaz aritu da zupiria jauna eta eskoziak utzi digu beste irakasgairik ere azken egunetan

baina edozein kasutan zer pentsa ere jarri gaituena zeren gauza batzuk ere ikusi ditugu azken egunotan non eta euzko alderdi jeltzalea

eta batzuk gainera alderdi konstituzionalistatzat ere

idazlearen mikro ipuin bat gogoratu dut egun hauetan mikro ipuin famatu bat

ongi programatutako ultraeskuinaren zuriketa ariketa batetan

ageri den alderdi sozialistaren garaipena eskertu beharrean gaudela saldu nahi digute batzuk baina arazo estrukturala hor dago eta hortxe daude elkarri mokoka ari diren alderdi ultraeskuindarrak ere

hor dagoela argi dago eta jarraitzen du irailerako makro epaiketa batek egoten datozen europarretarako zenbait hautagaitza anulatu egin dira tartean puigdemont presidentearena

supremoak bertan behera uzten baldin baditu kataluniako diputatu independentistak egia esan yo la verdad

euskal gizarteak inboluzioari aurre egitea eskatu du hauteskunde hauetan gure ustez hori da gure irakurketa eta herri gehiago eskatu du euskal herria eta kataluniagatik izan ez balitz

espainian eta horregatik gu euskal herrian bildun pozik gaude egin dugun autuaz ere

begira multinazionalitatearena ere bide batez esanda autodeterminazio eskubidea atxikita ez baldin badauka fitsik ere balio ez duena gure ustez literatura hutsa dena

zuek hauteskunde kanpaina honetan erdi kajoian sartuta utzi duzuen oinarri eta printzipioen dokumentua

aurrez aurre eta berdinetik berdinera begiratzeko bide bakarra dela

iriarte anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea zioan diozun bezala galdera

zenuen egia esan ez dakigu edo ez dakit nik behintzat zein motatakoa izango den espainiako gobernu berria ezta ere zer eragina izango duen araban bizkaian eta gipuzkoan

eszenatoki politiko berria zein izango den ez dakigu edo nik behintzat ez dakit hori bai eszenatokiaren aurrean jarrera garrantzitsua da eta bitxia iruditzen zait zuk hemen esandakoa

entzundakoa nik aitortu egin behar dizut iriarte andrea zuen jarrera berria dela hemen nik

elkarrizketan negoziazioa eta akordioa formula proposatu egin duzue estatu mailan eta bat nator iriarte andrea hori bai formula hori bera hemen bertan aplikatzea madrilera begira ere ona izango litzatekela iruditzen zait

bide horretatik han eta hemen erantzun hobeagoak topatuko ditugu hiritarren eskakizunei erantzuteko azken finean hori izan beharko litzateke
elkartzen gaituen helburua eskerrik asko lehendakari jauna

besterik gabe ziurrenik ez eta hori argi edukitzea nahi det adesioa besterik gabe ez akordioa bai zalantzarik gabe ez ezazu zalantzarik izan de hecho akordioak egin ditugu

baina egin ditugu akordioak eta hementxe daude eta ez dakizula

ze eszenatoki ikusi daitekeen espainian ba begira pixka bat gogoratzen dit

akordioetarako bi aldeen arteko borondatea behar da eta igandeko emaitzen

bi ondorio nabaritu behar dira nire ustez bata zalantzarik gabe euskal nazio nortasunari zor zaion errespetua honekin batera gure herriaren aniztasuna

kultura politiko berri baten bidea topatuko dugu bide hori euskadin ere jorratzea proposatzen dizuegu benetan

begira iriarte andrea legealdi honek ehun eta hogeita hamar astebete ditu zuek ehun eta hogeita hamar aldiz eman duzue botoa alderdi popularrarekin

aste oro astero egin duzue atzo ere bai eta aukera duzue jarrera hori aldatzeko betiere eusko jaurlaritzaren aurka egitea izan baldin bada jarrera horren arrazoia aukera duzue akordioen

legebiltzar honetan espainian baino askoz aukera gehiago izan dituzue eta izango dituzue beraz aurrera atea irekita dago eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

euskadiko egoera politikoari ekonomikoari eta sozialari buruz martínez jauna zurea da hitza

lehendakari jauna egun on gauza asko gertatu dira azken kontrol sesiotik

euskadiko egoera politiko ekonomiko eta sozialaren inguruan

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

azkeneko plenotik eta zure galderari esaldi batekin erantzunez euskadik aurrera egiten jarraitzen du

eta esan bezala aurrera egiten ari gara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

zure aldetik dena ondo doa lerro berberean

baina nik uste dut memoriara ekarri behar ditugula hainbat gauza azken hilabete honetan pasa direnak kontrol sesiorik gabe eta informazio asko ematen dizkigutenak euskadiren

datuak eta gainera datu negatiboak uzten dituzten euskadirentzat langabezian dauden pertsonak igo egiten dira sortu egiten den enplegua zerbitzuen sektorean sortzen den enplegua da emakumeen enplegua zerbitzu sektorean hau da prekarietatearen formula perfektua soldata txikiak tenporalitatea lan egoera txarrak ostalaritza gora joan egiten da industria

eta enplegua ez da heltzen pertsona gazteetara baina baita ere beste datu bat

urte bat baino gehiago daramate lana bilatzen eta

erantzun bat ematen ez die enplegu bat eskaintzen zure gobernuak oraindik ere ez ditu planteatzen neurriak babesteko pertsona hauek

enpresei ematen diozuen babesa frakaso bat dela porrot bat dela eta

eta euskal ekonomia turismotik bizitzera kondenatu

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea martínez jauna nire erantzuna jakina izango zela

galdera betikoa da eta diskurtsoa betikoa da zalantzarik gabe egoera ekonomikoa eta soziala hobea da martínez jauna

irakurtzea eta hemen islatzea baina joan zaitez mamira zuk ere badituzu datuak eta atzo zuek hemen aitortu egin zenuten bezala atzo hemen aitortu egin zenuten egoerak hoberantz egin duela hemen izandako eztabaida atzo zuek berorrek aitortu egin zenuten

aurreko hilabetean baino hobeagoa da igandeko hauteskundeen ostean aukera positibo berriak zabaldu dira akordio berria sustatzeko eta

más equilibrada y solidaria no eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna denbora amaitu da

puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina etxebizitza sailak egoera txarrenean daude kolektiboentzako alokairua sustatzeko dituen

popularreko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina bi mila hemeretziko ekitaldirako aurrekontu eguneratua exekutatzeko

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa eva lopez de arroyabe saez de maturana eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko tejeria andrea eta beno egun on guztioi eh bilduk gaur despopulazioa dakar ganbara honetara

pasaden asteetako mobilizazioei esker arazoa plazaratu dute

badirudi arazo horrek bakarrik eragiten diola hustutako espainia horri existitzen ez den horri antza baina ez da horrela jakina espainia hori existitzen dela baina ez dituena gaur ez gara etorri espainiaz hitz egitera baizik eta dagoeneko hemen daukagun arazoei buruz hitz egitera gure erantzukizuna da soluzio horizontal eta estruktural bat bilatzea

hau da ezinbestekoa estrategia integral eta transbersal bilatzea orain arte ipini diren partxeak

gaur gure herrialdean dugun arazoa larria da are larriagoa araban eta ezin da ahaztu trebiñun azken berrogei urteetan bultzatu diren

en muchos de nuestros pueblos egiturazko arazo bat daukagu eta poliki poliki badoa etengabe eremua zabaltzen eta egoera gero eta ilunagoa da

oso etorkizun latza ikusten dugu baserri askotan gainera nahiz eta arkitektura tradizionala eta ikaragarria mantendua bai barrutik pertsonak animaliak eta arima ere

hutsik daude astean zehar eta ez dago inor animaliak gainera betirako desagertu dira

aisialdia bakarrik ez da nahikoa urtean zehar bizitzea zaila da baina ez hotz egiten duelako ez zaila da herrietan bizi direnak landa eremuko militanteak direlako

de otra forma dena dago landa eremuan gure inguruan gure sustraietan gainera gure iragana gure oraina eta gure etorkizuna landa eremua behar dugu nor bere buruarekin aurkitzeko gainera hobeto ezagutzeko eta ondo egindako gauzen konfiantzarekin bizitzeko voy acabando

de arroyabe anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

lópez de arroyabe anderea ziurrenik

bat gatoz euskadik lehen sektorearekin eta landa eta arrantza ingurunearekin duen lotura

ados egongo gara gure herrietan komunikazioen azpiegiturak etxebizitzaren zerbitzu publikoa

eskuragarrietan bizi baldintzak hobetzen jarraitu behar dugula baita sustapen ekonomikoan ere zona horiei landa ingurunearekin bateragarriak diren bizi baldintzak bermatzen dizkien elementu egituratzailearen aldetik

arrantza ingurunearekin duen loturak ibilbide luzea duela eta gure herrietako bizi baldintzak azken hamarkadetan hobetu egiten edo egin direla

zugan euskadi egoera horrekin berdintzeko beharra eragin omen du eta zuk arazo hori gure lurraldera ekarri nahi izan duzu argi

bi egoera horiek ez dute zer ikusirik ez gatoz bat zu ganbera honetan agerian utzi nahi izan duzun edo nahi duzun ikuspegi katastrofiskoarekin edo alarmistarekin nahiz eta

hartzen dut azkenean zure parte hartzea ez gatoz bat dena den edo ez nator bat zurekin gure jarrietako despopulazioaren eta hustearen irudi tremendista horrekin euskadin ez dago landa

lehenengo eta behin euskadiko biztanle dentsitateak espainiako estatuarena gainditzen du hirukoiztu egiten du

laurogeita hamabi baino ez biztanleriaren dentsitatea dela eta

eta dentsitate hori eta euskadik duen tamaina kontutan hartuta oro har urbanizatutako zona batekin nahiko parekoa den

lehendakari jauna lopez de arroyabe anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lopez de arroyabe anderea lehendakari jauna zurea da hitza

eta aitortu egiten dut ez dut hori ezkutatzen garapen ekonomikoari buruzko arazoak bai eta jaiotza tasak edo tasadunak ere baina arazo hori lehen esan bezala orokorra da gure erkidegoan ez bakarrik landa gunean

baina onartuko duzu gure arazoak eta estatuan landa ingurunean daudenak ez direla berdinak ez dira berdinak badakigu zer behar dagoen horregatik hezkuntzaren osasunaren etxebizitzaren azpiegituren sustapen ekonomikoaren eta landa garapenaren eremuan erantzunak ematen ari gara eta dagoeneko ematen ari garen jarduketa eta erantzunak

garapen ekonomikoa ez ezik garapen ekonomikoaren eremuan lurralde antolamenduaren eta etxebizitzaren eremuan hezkuntzan edo osasunean

eta ekin behar diogu beti ere nik uste dut zuk aipatu bezala herri itun bat ulertuz ez bakarrik jaurlaritza baita

udalekin ere eta elkarlanean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera
julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina udaltzaingoetako

eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari jauna zuri zuzendu nizun hau galdera zirkunstantzia batzuetan pentsatzen dut beltran de herediak

kontu teknikoa delako izan ere beltran de heredia badakizu oso begi txarrez ikusten dugula udaltzaingorako lan eskaintza publiko bateratua eta baita ere lan poltsa bateratua akats larria iruditzen zaizkigu modelo hauek

gaizki diseinatuta udaltzaingoa gertutasuneko polizia bada ezin dira herri bakoitzeko ezaugarri eta zirkunstantzien bizkar antolatu horrelako prozesuak

kudeatuta irregularki kudeatuta izan ere lan poltsa bateratua agortu denean segurtasun sailak osatu nahi izan du pasaden

jauna beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente
andrea egun on egoera ezagututa

logikoa eta eraginkorra iruditzen zait zein da egoera espainiako gobernuak abenduaren hamalauan dekretu bat onartu zuen udaltzaingoen

bi erabaki hori dela eta hogeita hamasei udalek eskari bat luzatu ziguten guztira berrehun eta hirurogeita hamar udaltzain berriri

azarotik aurrera arkauteko akademian hiru duela bost urte baino gehiago

eskaini dugu beti erantzuna jakingo

bi mila hamairutik hona segurtasun saila eudel eta udaletxeen arteko elkarlana sustatu dugu udaltzain profesionalen formazioa

kudeatzeko gaur egun adibidez berrehun eta hogeita hamabi pertsona prestatzen ari dira arkauten hogeita sei udalerri ezberdinetako udaltzaingoan

orain berriz beste premia larri batzuei erantzuten ari gara batetik azkartu diren jubilazioetatik sortutako premiei bestetik udako

eskaritik gora jaso ditugu berrogei udaletxeetatik beraz berriro diot udaletxeen eskariari erantzun diogu eta erantzun hori udaletxeekin adostu dugu hartutako erabakia logikoa eta
eraginkorra iruditzen zait eskerrik asko

anderea arzuaga jauna zurea da hitza bai

sailburua premiak eta beharrak bultzatuta bai baina logikoa ez

nik ulertzen dut mugikortasun handia dagoela jubilazioak badatozela sasoiko beharrak badaudela baina hau sistema ez da logikoa hau gertatzen da

beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko

zortzigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina euskaltelen eta beste enpresa estrategikoen lurralde atxikimendua bermatzeko inbertsio funts publikoak

oso argi dago bide orria hasieratik idatzita zegoelako bi mila hamabitik zuek

dagokionez zuek babestu zenuten burtsara atera izana eta horren aurretik zuek babestu zenuten burtsara atera baino lehen

urrats guzti guztiak zuek hemen ganbara honetan alderdi sozialista eta alderdi jeltzaleak esaten zenuten eta aprobatu zenuten hitzez hitz eusko legebiltzarra egokitzat hartzen du euskaltel enpresa burtsara irten izana egokitzat orain hemen daukaguna da hau

zegoena zen enpresa publiko bat funtzio publiko batekin eta orain dagoena da zegona

eta dagoena ez da ona herri honentzat dagoena ez da ona eta horren aurrean badaude baliabiderik badaude tresnarik eta badago mekanismorik aurre egiteko eta buelta emateko egoerari

larria da baina egoerari buelta eman ahal zaio baino horretarako behar da borondatea

eta akordio batera heldu ginen gobernuarekin eta gobernua sostengatzen duten alderdiekin

egin dezala egin behar duena denon onurarako euskaltel euskal enpresa izaten jarraitzea denon onurarako da eta horregatik gure asmoa gai honetan ez da gobernua desgastatzea baizik eta gobernua mugiaraztea norabide egokian

eta asmo horrekin iaz akordio batera heldu ginen inbertsio funts publikoen inguruan zalantzen aurrean bandazoen aurrean gobernuaren gorabeheren aurrean pentsatzen

inbertsio funts horren inguruan argitasuna emateko eta bide orri argi bat markatzeko eta adostu genuen hemen ganbara honetan alderdi sozialista eta alderdi jeltzalearen bozkekin eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari

legebiltzarrean aurkez dezala iragarri duen proposamena inbertsio funts publiko pribatuarena amaituta dagoenean

iaz esparruan eta gardentasunez jardun dezala

casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente
andrea legebiltzarkide eta sailburuok egun on

gai ugari ditu bere inguruan erpin asko ditu baina nolabait nahaste puntu bat ere ekarri duzu bertan

ados egon gaitezke baino beste batzuetan nahiko egoera edo nahiko esango genuke ikuspegi eta jarrera kontrajarriak ditugu eta lehendabizi hasi behar dugu esaten hogeita bat

mendeko enpresa bat eta hau horrela izanda jaurlaritzak premisa bakarrarekin jokatu du beti herri bezala lehiakor izan behar dugula lehiakor izan behar dugula enpresak hemen sortu hemen garatu eta kanpotik datozenak hemen baita ere enplegua sortu eta

eta beste alde batetik enpresa beraiek izan behar dutela lehiakorrak enpresa lehiakorrak mundu mailan kokatzeko eta ahalik eta egoera hoberenean jartzeko gure herria

garatuko da enpresak lehiakorrak baldin badira eta bi baldintza horiekin nolabait gure politika guztiak martxan jartzen dira badakit

baina politika horiek nolabait adierazten dute gure herriak aurrera egin duela azken urteotan eta hainbat eta hainbat lekutan onartzen dela gainera politika egokiak egin direla eta herri batek lehiakor izateko eta hori bai aipatu nahi dut hainbat gai jarri behar ditu mahai gainean eta horretan

alde batetik lurra behar dugu egokia izango dena enpresa horiek kokatu ahal izatekoa bertakoak izan ala kanpotik etorritakoak izan

bertan jarraitzen dutenak garatzen guretzako horiek ere euskal enpresak direlako hornitzaile egokiak izan behar dituzte behar dugu

zerga sistema egoki bat behar ditugu pertsonak pertsona formatuak behar ditugu azpiegitura egokiak bai makineria ikuspegitik bai errepideak trenbideak aireportuak portuak zuntz optikoa lehendakariak aipatzen zuen

lurralde osoan banatuta beraz gure politika izan da tresna guzti horiek gure enpresen gure ehun industrialaren eta ehun ekonomikoaren alde jartzea herri bezala garatuak izateko eta lehiakorrak izateko eta enpresa bezala gure enpresak ere lehiakorrak izateko horretarako arlotan eta hainbat denboratan gauza desberdinak egin dira eta sektore desberdinak garatu izan dira egia da sektore publikotik bultzada bat eman da zentzu batean hasi ziren martxan bere garaian euskaltel bezalako enpresak baina baita ere itp bezalako enpresak

diferenteetan eta orain ere horretan ari gara azken finean laugarren iraultza industrial horretan zer nolako enpresak izango ditugun aztertzen beraz

egoten da baina inpultso bezala eta laguntza bezala hortik aurrera gure herrian enpresak beraiek izan behar dute lehiakorrak eta

no existe beraz nik uste dut badagoela argi konpainia horrek baduela etorkizun bat eta dauden akziodunen artean enpresa pribatu bat izanik nahiz eta inpultso publikoekin hasi zen gaur enpresa pribatu bat da

modua eta gaur benetan gure euskaltelen gure esaten dut euskaltel enpresaren arraigo hori ez dago arriskuan baino zerbait gertatuko balitz hori adierazten duena jaurlaritzak baditu tresnak parte hartzeko

eskerrik asko presidente andrea aipatzen nuen casanova jauna arpin asko dituela

hemen aipatu dituzuenak ze alde batetik nolabait arraigo hitza behin eta berriro eta estatutuetan bi mila hamabostean

hori kontu bat da ba ez estatutuetan enpresa batek hori daukanean

administrazio kontseiluan eta batez ere akziodunen batzar orokorrean hori betearazi egiten da dakizun bezala beraz ez ditzagun gauzak nahastu

bueno barkatuko didazu eta urruzuno jaunari ez zaio gustatzen ongi etorria ematea

ez dizuet ongi etorria emango baina bai aipatuko dut nolabait industriari egokituta manuel de irujok aspaldi esan zuena eta errespetu guztiz esango dizut berak

anderea gai zerrendako bederatzigarren puntua

azpiegituretako sailburuari egina urdaibaiko biosfera erreserbako garapen sozioekonomikoari buruz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

izango da baina garrantzitsua baita ere urdaibaiko

dakizunez euskadiko mailako lege baten bidez babestu den naturgune bakarra da urdaibaiko erreserba

legebiltzar honetan onartu zen lege hori laurogeita bederatzian eta legebiltzar honetan onartu zenez gure kezka

edo zer nolako garapena egiten ari den biosfera erreserban dakizunez seguruenez dakizunez bezala biosfera erreserba

leku berean babestu behar direla alde batetik natura eta ekosistemak bestetik gizakia eta bere jarduerak hau da giza ekosistemak eta baita ere gizartearen kultura istorioa eta tradizioak natura gizakiak eta tradizioak eta aldi berean babestu behar dira gure taldeak uste du urdaibai bizirik dagoela baina etorkizunari begira eta

orain urdaibain hainbat hegazti babesa aurkitzen dute baina leku berean

biztanleak bere lana egin dute eta horrela egotea edo lan hori jarraitzea nahi dugu

lan horri esker lortu dugu orain

ederra esan dudanez urdaibai mantentzeko babestu eta garatu behar da natura babestu

betiko jarduera garatu natura babestea arriola jaunari dagokio ingurumen sailari dagokio eta horretarako dago

eta horretaz hitz egin dut eta jarraituko dut hitz egiten arriola jaunarekin

jarduerei buruzko tresna bakarra daukagu

eta plan hori garatzeko ardura da jaurlaritza osoarena baina zure sailaren

arrantza basogintza eta industria dagokizu eta baita ere azpiegiturak batez ere trenbidea

nahi dugunez egiten dizut interpelazioa a ver zer nolako papera hartuko duzu hartuko duzuen edo hartuko duen zure sailak padas hau garatzeko bidean

padas egituraren bidea hasiko da aurten

eta bukatuko da datorren urteko amaieran gutxi gora behera eta horretarako nire asmoa zen interpelazio honen bitartez

zer nolako garapena duen egoera sozioekonomikoa edo eskualdearen egoera sozioekonomikoa nekazaritza

arrantza basogintza eta industria adibidez nekazaritzan datuen arabera laurogeita bederatzitik hamar urtetan desagertu ziren landuta zeuden lurren erdia lurren erdia eta orain geratzen dena askoz gutxiagokoa da

buruz hamar urte horietan desagertu ziren animalien ehuneko berrogeia

arrantzaren kasuan azken hogeita hamar urteetan

zeuden hasieran ehun eta berrogei itsasontzi eta geratzen dira hogei hogei eta gainontzekoak

bere arrantza da berdela eta antxoa eta horiek dira

merkeenak eta horretaz gain bere kuotak batez ere berdelarena behera doa

oso itxaropentsua ez nekazaritzan ez abeltzaintzan ez arrantzan basogintzan eta orain de la bi urte egin zen inbentarioan basoen erdia zen pinu radiata eta hori ere

etorkizuna ez da oso itxaropentsua eta azken hamalau urtetan eukaliptoa bidertu egin da eta

daude urdaibain industriari buruz ba zer esan galdu diren enpresen zerrenda luzea da eta

ez da guztiz desagertu baina produkzioa alde egin du bakarrik geratzen da mantenimendua eta hori ez da enpresa bat da tailer bat baino bueno onartzen dut ez dela guztiz desagertu baina

eta horrekin konparatuta enpresa berrien zerrenda

urdaibain sartu diren enpresa berrien zerrendarik ez dut ezagutzen enpresarik ez dut ezagutzen

zurekin eztabaidatu nahi dut aber zer nolako garapena

hori egituratzeko eta egiteko besterik ez eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea bueno becerra jauna esan behar dizut benetan interpelazio honi

dudala zergatik ba nolabait beti urdaibairen inguruan aritzen garenean

ikuspegi medio anbiental baten arloan eta ez dugu kontutan hartzen edo hainbeste behintzat kontutan hartzen egoera sozio ekonomikoa eta benetan bertako inguruko herriak ba hori behar dute eta hori eskatzen digute behin eta berriz

asko eztabaidatu duzu zuk zeuk esan duzu eta zure taldeak ere nolabait zu zauden taldeak ere garrantzi berezia ematen dio ikuspegi

kontserbadurismoaren ikuspegitik prugari garrantzi handia eman diozue

herri horiek bilatzen dutena eta eskatu dutena beti izan da garapen ekonomikoa nolabait uztartzea ikuspegi ingurugiro ikuspegi batekin

arloan ez dago baino bai ditu hainbat eskumen sektorialak direnak

ahal izateko eta nik uste dut

eta horretan jarraitzeko asmoa dugu eskerrik asko eskerrik asko

hamargarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

markaren prestigioari ezetz esateko eta haren ordez euskadi marka erabiltzeko

hamaikagarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

eskerrik asko arriola jauna becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko becerra jauna arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina adineko pertsonentzako egoitzetako farmazia arautzen duen

eusko jaurlaritzak eta euskadiko farmazialarien elkargo ofizialek dituzten diferentziei buruz barrio jauna zurea da hitza

betetzeaz gain legeak dioena ere betetzen dugu gure helburua

kalitatezko zerbitzua ematea da eskerrik asko eskerrik asko

dekretu honen bidez beraz segurtasuna hobetuko da baita kalitatea eta ekitatea ere eskerrik asko eskerrik asko

juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun sailean osasun arloko desberdintasunen aurkako plan espezifikorik izateari buruz

presidente andrea legebiltzarkideok sailburua uria jauna

murga anderea uria jauna zurea da hitza

conocemos eskerrik asko uria jauna erantzuteko murga anderea zurea da hitza

guztion osasunaren alde egiten dugu lan egunero eta bereziki laguntza gehien behar dutenen alde ez izan zalantzarik

eskerrik asko eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua

eta banda terroristari buruzko edozein aipamen kentzearen gainean

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

beltrán de heredia anderea zurea da hitza eskerrik asko

ertzaintzaren ibilgailuak berritzeari buruz

zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

seat altea con mampara seat altea

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina foam jaurtigaiek eragiten dituzten kalteei buruz

eguerdi on denoi pasa den apirilaren hamairuan vox eskuin muturreko alderdiaren kontra

ertzaintzaren brigada mugikorraren erantzunaren ondorioz emakume gazte bat aretxederra peña larri zauritua suertatu zen

baina ertzain batek foamezko jaurtitzaile berria aurpegira zuzendu zion eta tiro bat jo zion masail hezurra bi tokietatik hautsiz aurreko batean esan zenigun beltrán de heredia andrea foamezko jaurtigaiak ez zirela hilgarriak baina aneren zauria benetan larria da eta ni jakin nahi dut ea material honen erabilgarritasuna ba zuk

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

jauna apirilaren hamairuan bilbon eman ziren gertakari batzuk

cabacas hori da nire kezka ea material honekin

apurtu dezakeen material honekin egon gintezkeen cabacas bezalako kasu larri batean con este

beltrán de heredia anderea zurea da hitza esan dizut
jauna hasiera hasieratik ari gara

ikertzen egun hartan bilbon euskalduna jauregiaren aurrean eman ziren gertakariak pero al parecer

gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina

eskerrik asko eguerdi on guztioi gaian sartu baino lehen gogora ekarri nahi dut apirilaren hogeita zortzian segurtasunaren eta osasunaren nazioarteko eguna izan zela baina ospatzekorik ezer gutxi datuei erreparatzen badiegu behintzat

langile guztiei gure atsekaberik sakonena adierazi nahi diegu eta bereziki zendu diren langile guztiei eta gaurko gaian sartuz apirilaren bosteko kontrol plenoan pasaian gertatzen ari zenaz

lan gatazka baten aurrean geundela esan zuen eta administrazioak estatuko portuak eta jaurlaritza eta baita noski pasaiako portu agintaritzako presidentea

konpontzeko horretarako gainera portuko presidenteak osalaneko bitartekaritza eskatu duela esan zuen eta baita lan ikuskaritza portuan sartzean

nik uste dut bide onetik hartu dela erabakia baina

erabaki hori ez dela ona izan badakizu portu agintaritzako presidenteak ere apirilaren hamaikako kontseiluan aitortu zuen bezala hori ez dela

laneko jazarpen akusazio baten aurrean gaude ez saldu nahi den bezala lan gatazka baten aurrean eta akusazio larri horri konponbidea aurkitzeko eskumenik

osalan pasaiako portu agintaritzako arazoa konpontzeko egiten ari den bitartekaritza lanaz

osalanek ez duela bitartekaritza lanik egingo horregatik egin dizut galdera

lotuz galdera luzatu dizut zuk ondo esan duzun bezala

mukatuko da protokolo hori eguneratzera egun

hori eguneratzera horretara mugatuko da osalanen lana baina pasaiako portu agintaritzak badu protokolo bat bi mila hamazazpiko urrian onarturikoa

beti dagoelako zer hobetu baina protokolo horretan garbi jasotzen da zer ulertzen den jazarpen giza eta jazarpen egoera

hau ahal da eman behar zaion soluzio protokoloa eguneratzea

larri baten aurrean gaude ez zaigu bat ere zentzuduna irudi zen

salaketa espedientea zuzenean kudeatzen dabilena

diseinatzen zuzendaritzako taldeko lau kideek presidentearen aurka aurkezturiko salaketa formal batez ari gara

izan arte eta parte osalanek bat egiten du portu agintaritzako presidentearen irizpidearekin bi mila hamazazpian onarturiko lan jazarpenaren

posible da protokoloa eta jarduketa araudia aldatzea atzera eginez atzera eraginezko ondorioekin iruditzen zaigu presidentea bere jokabidearekin kaltetuen salaketen tramitazioa oztopatzen ari dela

pasaiako portuaren hobe beharrez espero dudan bakarra da

berehala buelta ematea eta modu duin batean

zurea da hitza señora otamendi no

eskerrik asko eskerrik asko san josé anderea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin

bitartekaritza judizialaren zerbitzuko langileen lan eskubideak ez betetzeari buruz

estén con peores condiciones eskerrik asko hernández jauna erantzuteko san josé anderea

planteado eskerrik asko san josé anderea